berriro ekingo diogu osoko bilkurari jarraian talde parlamentarioen ordezkariak hitz egingo dute txikienetik handiena bakoitzak hogei minutuz gehienez eta talde mistoaren kasuan hamar minutu izango ditu beraz talde mistoaren ordezkaria den martínez andrea

euskal talde popularra ciudadanos en ordezkariak dauka hitza iturgaiz jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok arratsalde on denoi hasi baino lehen pandemia honengatik jota hildako pertsona guztiak

eta euren senideei nire taldeko elkartasuna eta oroimena erakutsi

gaixorik dauden pertsonei sendatzen azkar opa nahi diegu eta bilkura honetan ere ekarri behar ditut

minak suntsitutako bi familia gure lurraldeko ingurumen hondamendirik

eusko jaurlaritzak enpatia gehiago erakutsi beharko lukeela

eskerrik asko iturgaiz jauna elkarrekin podemos ezker batua taldearen ordezkariek hernández jauna

eskerrik asko hernández jauna jarraian gorrotxategi andrea nahi duzunean

eskerrik asko mahaiburu andrea mahaikideak gonbidatuak legebiltzarkideak

gaurko diskurtsoa ordubete luzea eman duzu zure gobernuaren eraginari esker gure sistemaren

salduz esan daiteke denok arro sentitu behar dugula dugun

gobernuari esker dugun krisi sanitario sozial ekonomiko honi aurre egingo diogun eta gainditu egingo dugun baina guk ez dugu horrela ikusten

pandemia honek argi asko erakutsi du gure garapen ereduaren ahultasuna okerreko zutabetan oinarritzen delako

lehentasuna ez da komunitatea zaintzea baizik eta banako batzuk erraz aberastu ahal izatea

behar du baina gobernu indartsu bat eragile sozial guztiei entzun

gobernatu ahal izateko eta ez batzuentzat bakarrik gobernu bat

eta ziurtasuna emango diguna horregatik gaur euskal hiritarrei orokorrean luzatu nahi dizkiet nire hitzak baina bereziki bereziki bere azalean sufritzen dutenei desberdintasun sakonagoa erakusten duen gure gizartea eta noski baita ere pandemiaren ondorioak zuzenean gehien sufritzen dutenei

pandemiak eragindako testuinguru honetan zerbait argi izatekotan zerbait argi gelditu baldin bada hauxe da

en relación a defender los servicios públicos horregatik horregatik eskerrak eman nahi dizkiet zaintzen diguten guztiei

nagusien egoitzetan etxeetan aritzen diren langileei baita ere elikadura sektorean aritzen direnei gure baserritarrei elikatzeko eskubidea ahalbidetu

eskerrak baita ere eskerrik asko gure irakasleei hezkuntza eskubidea ahalbidetu egin dutenak egoera konplexu batean gainera eskerrik asko autonomoei beren negozioak bizirik mantentzeko borrokan ari diren guzti horiei errekonozimendu sozial beste aldean ordea zure gobernua ez da behar den tokian egon ondasun komunak sektore publikoa

interesen zerbitzura ikusi zaitugu egun hauetan ez dira neurriak hartu langile hauen lan baldintzak hobetzeko

alde batera uzteko eta lehen arreta zerbitzua bigarren mailako osasun zerbitzu moduan jarraitzen du egoten

ekainaren hiruan lehendakariak funtzionario publikoei balkoietan txalotzen genituen

beraiei zuzendutako hitzak esker ona azaldu beharrean

eskatu zien bere lanpostua bermatuta zuela esanez

eta funtzionarioen eta gainontzeko langileen arteko aldea azpimarratuz hau da langile publikoen bizkar gainean jarri zituen

gain ezartzen duen gehiegikeriaren erantzukizuna oso hitz tristeak izan ziren hurak

ez zituztenak ez da bere ardurapean

eta beste arrazoi batzuengatik gure taldeak ez du zure

de ser vividas hau da ongizate komunaren ekonomiaren eta ekonomia feministaren helburuekin bat

egiten duen hazkuntza sistema bat eratu behar dugu badakit agenda neoliberalarekin guztiz bat ez zaudela

politika sozialekin konpentsatu egiten duzuela eta gure helburuetako askorekin bat

euskadi globalizazio gaizto horren barruan oasi bat dela defendatuko duzula

horrekin enpresari handi gutxi batzuen

gertuago gaude gu berriz sindikatuek egiten duten diagnosiarekin zuk hain haserre tratatzen dituzun sindikatu horiekin

egia da egia da euskadi beste erkidego batzuekin konparatuta alderatuta emaitza hobea duela hainbat rankingetan baina hau ez da euskal gobernuak aurrera atera dituen politikei esker horrela bada euskal gizartea

de las trasnacionales euskal oasiaren irudi honen aurrean datu objektiboak

euskadik espainiako barne produktu gordinaren barruan gero eta

ezin duela inbertsio publikoa hobetu oso fiskalitate pobrea dugulako besteak beste oso aberats direnekin ez delako

hezkuntza sistema pribatizatu bat dugula berdintasunetik eta inklusio sozialetik urruntzen gaituena eta ebaluaketa inkestetan gainera emaitza relatibo eskasa

egiteko daude oraindik hainbat gauza administrazio publikoko langileen formakuntza diskriminazio intersekzionala saihesteko estrategia hainbat gauza oraindik

esaten digutena euskadiko presio fiskala ez dago soilik europako herrialde aurreratuenen azpitik europako batez bestekoaren azpitik dago

batez bestekoaren azpitik ere euskal fiskalitatea espainiakoa baino pobreagoa da lurralde historiko guztietan jaitsi egin zenuten sozietateen gaineko zerga estatuko

gipuzkoan aberastasun handien gaineko zergari bertan behera utzi zenuten eta

boteretsuentzat ez da onargarria une honetan aberastasun handiek bere elkartasun betebeharra saihesten jarraitzea

izateko izan diren gizartearen baitan

bereziki euskadirako gobernu ezkertiar baten aldeko apustua

erdigunean jartzen dituena eta euskadin bizi diren persona guztien onurarako lan egiten duena

eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak

arratsalde on guztioi lehendakarigaia

legebiltzarkideok gonbidatuak arratsalde on

atrás iriarte andrea zuk ez duzu bide orri argirik

baina hori ez da gaurko eztabaida gainera zure inguruan begiratu oposizioa oso plurala da eta batuta ere ez duzue

lortzen badakizu sozialistak ez dugula inolako

akordioak lortzeko baina jakin badakizu ere ez dugula gobernu batean parte hartuko euskal errepublika independentzia edota

sozialistak pluraltasuna berdintasuna legalitatea eta oinarri etiko sendoak defendatzen dituzten gobernuak babestuko ditugu soilik eta espero dut oposizioaren buru bezala herri akordioak bilatu ditzazula denbora ez galtzea

onuragarriak diren politiketan parte hartzea eta urkullu jauna sozialistak kanpainan esandakoa beteko dugu aste hauetan buru belarri lan egin dugu herritarren arazoei erantzunak emateko

eta sozialistak gure babesa emango dizugu gobernu indartsu bat osatzeko herritar bakoitzari begiratzen diona eta inor bide bazterrean gera ez dadin

konprometitzen gara euskadi aurrera ateratzeko eta ziur nago lortuko egingo dugula hoy usted saldrá elegido lehendakari

berreraikiko dugu sistema publikoa baita zalantzen aurrean dugun aterpe bakarra larrialditik ateratzeko balio seguruena sozialistak osakidetzaren eraldaketa prozesu guztien parte izan gara eta oso harro gaude

sistemaren josturak ikusi ditugu eta erantzun egin behar dugu eta kontua ez da nahikotzat jotzea ezta dena desastre hutsa dela esatea horrek ez darama bide bat bilatu behar dugu jasan dugun krisia berriz errepikatu ez dadin gutxienez hildakoei eta gaixoei zor diegun errespetuagatik

baina honekin batera erabateko lehentasuna da enplegua eta ekonomia berreskuratzea enpresak eta langileak batera doaz ez dago progresu ekonomikorik

kezkagarriak dira eguneroko errealitatea latza da etxe eta lantoki askotan hori guztia egia da

galtzera gurea ez da izango amore ematen duen gobernua ausartak izango gara eta pauso seguruak emango ditugu funtzionatzen duena ezagutzen dugulako

ehuneko hamaretik jaisteko konpromisoa betetzen amaitu genuen pasa den legealdia eta lan iruzurrari eta soldata arrakalari aurre egin genien

de una vez eta hezkuntza erreformei esku frenoa kendu behar diegu lege berri bat behar dugu eskola publikoa ardatz gisa duena irauteko bokazioa duena orain dela hogeita zazpi urte fernando buesak

akordio zabalekin orduan ez zen erreza izan prozesua burutzeak

josé ramón recaldek hasi zuenetik eta badakigu orain ez dela erraza izango ere

premiazko gaietatik hasita oraindik ez dakigu pandemiak nola eragingo dion kurtso honi eta honen aurrean bi lehentasun

la colaboración y el sentido de país gure alde dugu ere espainiako gobernuaren konpromisoa euskadiren berezitasunarekin eta estatutuaren garapen osoarekin sozialistak parte izan gara gure autogobernua posible egin duten mugarri guztietan eta konpromiso hori jaurlaritzaren ekintzan berresten dugu puntu honetan bat egiten dugu alderdi jeltzalearekin eta beti bezala

elkarbizitzarako akordio zabala sendotzeko ez gatoz bat akordio hori nola berritzean ezaguna da

ados ez gaudelako ez dago gobernagarritasunerako akordioan gobernuak ezin du astero eztabaida horretan denbora galdu elkargunea legebiltzar honetako taldeek bilatu beharko dute así que

eskerrik asko mendia andrea eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza nahi duzunean

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok gaurko gonbidatuak arratsalde on denoi

idoia mendiari arrazoia ematen hasiko naiz hitza hartzea ze gaur guri begira politikariei begira dago gaur araba

galderak jarri ditu kezkak dudak inoiz ez bezala pandemia honek mahi gainean ez dira galdera berriak lehendik zeuden galderak dira denak gure bizitzak erditik

dituzten galderak denak agian orain era gordinagoan era azeleratuan baina lehendik ere hor zeudenak izan ere pertsonala politikoa dela erakutsi zidan oihana etxabarrietak kide eta lagunak

izugarri politikoak dira krisi honen aurretik eta agian bereziki pandemian bizi izan ditugun eta bizitzen ari garen bizipenak

egoitza horietan gaindituta sentitu diren langileena beren buruak plastiko poltsaz babestu beharrean aurkitu diren osasun arloko profesionalena balkoitara txalo egitera atera diren herritarrena kolapsatua dagoen lehen arretako langileena pcr probak egiteko modua sortu zuten

edo pertsona migranteen hilabete hauetako bizipenak bisitarik gabe geratu diren motxiladun haurren bizipenak hilabeteak beren gurasoak ikusi gabe pasa dituzten horiena

eta pandemia ziegatan pasa behar izan dutenena eta egun hauetan eskola itzulera

bizipen politikoak denak oso oso politikoak

herri honetako bizipen mosaiko konplexua ulertzen ez bada

anabasa emozional bat bizitzen ari gara esan bezala pandemiak azkartu egin ditu gainean genituen eta gure bizitza zeharkatzen zuten krisi horiek denak

barkatu orain azpimarratu beharreko galdera

horien artean bizipen politiko horien aurrean da galdera bat eta orain zer eta galdera horren atzean

asko eta asko dira galdera hau bere buruari egiten diotenak galdera horretan

norabide eza antzematen da finean esan daiteke bizitza proiektu hauskorren eta bizitza estrategia

ez da gauza makala justuki hein handi batean bizitza espektatiba eta proiektu horien baitan definitzen baitira politika publikoak eta hauei bideratutako baliabideak horregatik jendea gaur guri adi adi begira dago erantzun bila

erantzunak emateko garaia da beraz eta gaur berriro ikusi dugun moduan bi eredu daude momentu honetan aurrez aurre urkullu jaunak ordezkatzen

eta maddalen iriarte okiñenak ordezkatzen duena bestea zuk urkullu jauna ordezkatzen duzun ereduak herri honi eskaintzen diona

azken zortzi urtetan eskainitakoa da zuri entzun eta ikasitako hitz batek erakusten duena irauntza edozein kasutan kamera honetara

eske etorri zarenez uste dut momentu egokia dela zure jardunaren balantzea egiteko garrantzitsua da gogoratzea zu azkeneko zortzi urte hauetan izan zarela

errelatoa eta beste bat errealitatea eta horregatik esan bezala uste dut egokia dela

ehuneko hamararen bueltan kokatzen zen gure langabezia tasa pandemia aurretik gauzak

eta espainia eta italiarekin batera europako langabezia altuenetakoa zela gurea gure aberastasun maila duen herri batentzat erabat anomaloa den datu bat eta zuek denbora gehiago pasa duzue eta indar gehiago jarri duzue langabezia tasa hori ona zela sinestarazten hori zuzentzen baino

hirutik bat enplegu ebentualetan eta kontratuen ehuneko laurogeita hamar baino gehiago aldi baterakoak

prekarietatea baino ezagutu ez duen belaunaldi gazte belaunaldi oso baten aurrean gaude europako emantzipazio adinik altuenetakoa da gurea urkullu jauna

egiten du europakoa eta gure gazteen ehuneko hamabiak baino gehiago

eta hezkuntzan bata bestearen atzetik etorri diren gatazkak hezkuntza komunitatearen lan egiteko ageriko zailtasunak eta inkomunikazioa

goraka egiten duen eskola segregazioa eta premiazkoa den hezkuntza legedi berri baten bueltan adostasunik lortu ezinik

eta orain akordio hori izango duzue nonbait hizpide

covid hemeretziaren agerpenak dagoeneko kolpatua gainditua estresatua gainezka zegoen osasun sistema are gehiago ahuldu du

auto politikoek planifikazio eta aurreikuspen ezaren ondorioak bere gordinenean bizi izan ditugu pandemian arazoak ukatzea

bilakatu duzue baina bi mila hamasei bi mila hamazazpi epearen lehendakaria ere

aztertzen direnetik urkullu jauna inoiz ez da hainbeste pertsona egon pobrezia arriskuan gure herrian pobrezia datuek gora desberdintasun sozialak gora

hartu zenuen konpromisoa baina batez ere etorkizunera begira oso oso kezkagarria den datu bat pandemia baino lehen herri honetan hirurehun eta berrogei mila pertsona inguru bizi ziren muga mugan erabateko ziurgabetasunean koltxoirik gabe

gauzak okertu ezean horiek izango zirela lehenak erortzen eta begira

eta zure gobernua hain beharrezkoa den diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformaren bueltan sor zitezkeen kontsentsu zabalei bizkar ematen tematua

arrakala handienetakoa da gurea urkullu jauna pobreziaren datu guztiek nabarmen egiten dute okerrera emakumezkoen kasuan eta orain zortzi urte baino okerrago bizi gara emakumeak erkidego honetan eta konstatazio bat hitzak hitz zurea

praktika feminista bat eta ez du lan egiten mugimendu feministarekin hizkuntz politikari dagokionean esango nuke

azken egun hauetan jaurlaritza euskaldun bat eskatuz eginiko eskaria nahiko balantze badela eta klima eta energia ari den trantsizioari

da zurea berriztagarrien erabilera ehuneko zortzi zen lehendakaritzara iritsi zirenean gaur hor jarraitzen du hamarkada bat galdua eta klima aldatzen duten isuriaren kasuan ere berdin

egin behar diren aldaketa izugarriak behar diren epeetan egiteko eta zaldibar

kudeaketa eredu bat erori zen ez zenuten ez zenuen gaia behar bezala heldu han gertatutakoa ez da kontrol akatsa bakarrik ezta berandu erreakzionatu izana ezta lehen egunetako kausa ezta informazio kudeaketa penagarria ezta oraindik erantzukizun politikorik garbitu ez izana

jarduera pribatuetan urtu nahi izatea eta ez da zuk erakutsitako jarrera urrun hots eta enpatia gabekoa bakarrik hori guztia ere bada noski eta larria

hamar aurkeztu gabe geratu ziren hamaika tramitean geratu ziren eta zortzi bakarrik onartu ziren

mírense todos hoy eta jarrai genezake jarrai genezake

erreakzio falta eta kudeaketarik eza zaldibarrekoa lehen abisua izan zen perspektiban ikusita etorri zenaren aperitiboa besterik ez zen izan orain eskola itzuleraren bueltan dabilkigu anabasa gaur bertan zuk zure hitza hartzearen hasieran

noiz arte urkullu jauna gaur bertan hezkuntza arloko sindikatuek dagoeneko iragarri dute gaur greba deialdi bat horratx zure komunikazioa eta kolaborazioa

erabakiak hartu eta erabakiak gauzatzeko neurri argi zehatz eta koherenteak hartu eta ez dugu fribolizatuko kontziente gara ez direla garai errazak gobernugintzarako

gai sinpleenetatik hasita konplexuenetara iritsi arte zaila dela urkullu jauna nolabait zuk ordezkatzen duzun proiektuan konfiantza jartzea etorkizun laburrean izango ditugun erronka sozial konplexuei heltzeko

kolaboratzailetik komentatu dituzu hainbat gauza ez dakit zenbat aldiz aipatu duzun eta ia ia apologia egin duzu gaur goizean eta zer aukera galdu duzun zer aukera galdu duzuen pandemian

praktikara eramateko ze urrun dagoen urkullu jauna zure jarduna zure hitzetatik

zaldibar enpresa baten arazo pribatu bat da eskolara buelta zentroena kutsatzeen gorakada herritarrena begi bistakoa da urkullu jauna zure balantzea oso urrun dago elikatu nahi den errelatotik

terminologia eguneratzean nik aitortuko dizut maisua zarela kontua da hitz horiek

baina kontzeptu horiek praktika politikora eraman behar direla eta zu herri honetako lehendakaria izan zara azkeneko zortzi urtetan zortzi urte horietan aukera izan duzu

egin ahal izateko edo gutxienez norabide horretan kokatzeko eta ez duzue egin

ordutegien razionalizazioaren inguruan eta oroitu dut nola

guk proposatu genuen horren inguruko proposamen bat ekarri genuen

eta zuek kontra bozkatu zenuten proposatzen diguzue gauza berriak edo helburu berriak lortu ahal izatea baina jarraitasuna bandera eginez eta batzuetan hori inkonpatiblea da adibidez planetaren zaintza gobernu

hala diozue behintzat eta horretarako klima larrialdiari eta trantsizio energetikoari lehentasuna eman behar zaiola esaten duzue erreferente izan behar duela erkidegoak gai hauetan baina ez da posible hori egitea zuek orain arte bultzatu dituzuen politikekin

lehentasunetako bat bezala baina horretarako babesik jaso ez zuen diru sarrerak bermatzeko errentaren proposamena izango duzue lan ildo berdina

beharrezkoak diren kontsentsu guztiak hausten dituela proposamen horrek eta proposamen zinez murriztailea dela noiz eta munduko beste gobernu guztiak bere babes sistemak egokitzeko zabaltzeko

eta babesaz ari garenean herri honetako adinekoen egoitzetan gertatutakoa erraietan markatuta dugula zuen proposamena dekretu bat eguneratzea izatea

errekonozitua dagoen teleasistentzia zerbitzu hori proposatzea

bai perlatxo bat asko gustatu zaidana eta azpiazu jaunari igual ere

espero dut hemen ere konturatu izana zorpetzearen behar horretaz azpiazu jauna es una cuestión

zuen akordioa hain da anbizio gutxikoa hain da lausoa hain da grisa hain da kontserbadorea

hain da zaharra jaio baino lehen hain dago urrun herri honek behar duen lidergo publikotik eta sinesgarritasunaz ari garela

zuen gobernu akordioa kuriosoa ze lehengoan aurkeztu zenutenean batetik eskua luzatu eta bestetik

akordio zabalen garaia dela bolo bolo dabil egun hauetan eta gaur ere bada horrelakorik legebiltzar honetan denak traineru berdinean joan behar dugunaren historia polit hori

hori omen da zure gobernuari egin diozun lehen mandatuetako bat baina deigarria da guri deigarria gertatzen zaigu horretan hartutako lehen erabaki horietan eta da

delako hori horretan justuki euskal herria bildu kanpo utzi izana eta kanpo

handi bat garenean eszeptikoak gara gu eskaintza honen aurrean eta

ez baitatozte bat zaila da pentsatzen zure bozkak gure bozkak behar izan dituzunean ahaleginik egin ez izana

borondate hori izatea eta akordioak egin dira eta garrantzitsuak legebiltzar honetan lehen aipatu dut familia monografikoa akordio mordoxkak lortu genituen batzuk

zuk tartean erdibideko lana egina eta akordio inportanteak baina horietako akordio asko hutsean geratu ziren

pues tampoco publikoak dira pandemia honetan gure taldeak elkarlanerako egindako eskaintzak proposamen konkretuak ere luzatu dizkizugu mahai intersektoriala aktibatzeko eskaera behin eta berriro egin dizuegu

aktibatzeko eskariak egin ditugu behin eta berriro hutsalak mespretxatuak

diguzue eta ez gara desde luego gu izango herritarrentzat eta herritarren bizimodua hobetzeko onak diren akordioak oztopatuko dituztenak baina akordioaren bueltan izan gaitezen argiak eta izan gaitezen zintzoak

hitz egin dezagun akordio horien edukiez akordioen edukietan baitago koska akordioak tresnak dira baina edukietan dago gakoa

denak egin behar dugu arraun bai baina norabidea aldatzeko ze kontua da guzti honetatik zerbait ikasi ote dugun gaur ere zuk esan duzu aterako garela honetatik kostatuko zaigu gogorra izango dela baina aterako garela kontua da nola aterako gara ze bi mila zortzian atera ginen honetatik

utzita prekarietate bitala gure bizitzetan instalatuta murrizketekin gure zerbitzu publikoak ahulduta zaintzak emakumeon bizkar utzita

gure gizarteko arrakalak zabalduta planeta suntsituz horregatik uste dugu premiazkoa dela norabide aldaketa eta horretan bilatu behar direla akordioak

edozein kasutan zure akordioetarako borondatea benetakoa bada egin reset

eta desadostasunak ere adostu omen dituzue eta pozik balioan jartzen duzue hori gainera nik zure diskurtsoa entzun baino lehenago esan behar nizun lau urtetan

bi alderdien arteko gerturaketa txikiena ere lortu

autogobernuari dagokionean inoiz baino ageriagoan geratu denean gure kideak zaindu eta babesteko aurrera egin ahal izateko burua altxatu ahal izateko oinarri sendoak dituen gizarte hori eraiki ahal izateko eskuak

dituela gobernuak burujabetza erabakiak

zer eta nola hartzen diren erabakitzea da eta inoiz baino gehiago pandemia honetan ikusi dugu erabaki nagusiak

aurreko batean esan zenigun bezala baina pandemia garaian adi adi

gure bizitza erabat baldintzatzen zutelako principio de realidad eta errealitatea da gobernu honek ez duela proiekturik guk hemen beken inguruan adibidez erabaki ahal izateko guk hemen erteen inguruan erabakitzeko

guk hemen pentsioen inguruan erabakitzeko edo adibidez eskola itzulera honetan zaintzarako ezinbestekoak diren baimen horien inguruan erabakitzeko edo krisi honetatik ateratzeko gure zorpetze maila erabakitzeko

zer edo zer erabakitzeko horretarako

eskeintzen diguzuna gobernu gris bat indarrik gabekoa

bere berrian zaharkitua jaiotzen dena ez proiektu nazionalik ez gure kideak zaindu eta babesteko proiekturik ez planetaz zaintzeko proiekturik

herri aurreratuen trena hartzeko moduko proiekturik eta ez aurrera begira ditugun erronkek eskatzen duten lidergo publikorik gure ustez

que representa maddalen iriarte okinena herri hau bizkar gainean hartu eta

bidean martxan jartzeko liderra da maddalen

herri hau nahi bezain urruti eramateko proiektu bat alternatiba soberanista

ekologista eta euskalduna bizitzak erdigunean jarriko dituena

eta gure indar komunitarioan sinesten duena zaintza lehen lerro politikora eramango duena

eta elkarbizitzaren aldeko apustu sendoa egingo duena politika desmerkantilizatu eta bizitza eta zoriontasuna politizatzeko argia egiten duena herritarrei helduleku bat eskaini nahi diena konfiantza eta segurtasuna eskaini nahi diena

ez gara konformatzeko jaioak herri hau nahi bezain urruti eramateko prest gaude eta gaur numerikoki posible ez baldin bada ere
herri honetan aldaketa hasia da eskerrik asko

kortajarena andrea euzko abertzaleak egibar jauna zurea da hitza nahi duzunean

inbestidura saioaren eguna iritsi da otsaileko lehen egun haietatik

gero uztailaren hamabia bitartean zazpi hilabete pasa dira

jarraipena egiteko baina denbora asko pasa da eta orduan zeuden lehentasunak esate baterako ba trantsizioa hitzaren eskutik trantsizio teknologikoa energetikoa klima aldaketa

helburu bezala autogobernua eguneratzea helburu horien

etorri da denboran baina aurrea hartu dio zalantzarik gabe da pandemiaren ondoren gai guztien aurretik gelditu dela zerbitzu publikoen aldeko apustua

lehendik ere egina zegoena baina momentu honetan berresten duguna nik esango nuke

aldi berean pertsona hartu ardatz bezala hau da eskubide guztien ardatz bezala ardatz pertsona eskubide sozialak ekonomikoak politikoak eta gainontzekoak baina bai egia da ere jarrera politikoei dagokionez birus madarikatu honek ikus ezin daitekeen birus honek

ze tokitan eta nola ez zergatik garbi dagoena da hauteskundeak izan direla

herriak hitz egin duela herriak herriak hainbestetan aipatzen duzuen herriak eta herriak hitz egin du

herriaren gehiengoak aukeratu duen lehendakarigaiaren aurrean aurkezten da maddalen iriarte herriak hauek ez dira hauteskunde presidentzialak badakigu

zuek nik bezain ondo dakizue herri honen gehiengoak aukeratu duela lehendakarigai bat nagusiki

eta euskadiko gizon emakumeak lehendakaria izatea erabaki dugula

zuk hori herriak erabaki du bai ala ez principio de realidad o no nerea

zergatik a ver ezker abertzaleak beti izan du arazo bat herri hau ulertzeko

bere irudimenean nahiko lukeen herria eraiki irudimenean eta gero herria

eta gero eskema horren arabera herria horretara ekarri eta hori da errealitatearekin topo egitea talka egitea zergatik herri hau

eta herritarrek kriterio propioa dute herri honetan herria heldua da gure herria heldua da eta herriak ez zaitu zu aukeratu iriarte andrea ez zaitu zu aukeratu aukeratu du urkullu jauna

beti entzun izan du herria ez da herria aldatzen saiatu entzun

eta herriak dituen beharrei erantzun hor dago diferentzi nabarmena

herri hori zuek daukazuen imajinario horretan herri hori zuen

herri horrek esan du urkullu dela lehendakarigairik egokiena

lehengoari eutsiko diozue eta hauteskundeak izan dira bentaja izan da hamar parlamentariokoa

nik uste dut aldatu aldatu aldaketa hainbat aldiz aipatu duzue cambio cambio

beste motibaziorik ez dago ez dut ikusten zergatik bilakaera ere baldin bada zortzi urtetan hogeita bat

berriz ere hogeita bat parlamentari pnvk gaur zortzi urte hogeita zazpi lau urtean

baina hori ez da gauza bakarra eta akordioak lortzeko gaitasuna zergatik

lortu kandidaturaren alde zergatik erantzuna

eskaintzen gaur azkeneko minutuan eskaini dio gogoeta bat puntu horri baina zergatik ez duzue lortzen boto bat bera ere

oposizioa egin nahi duzuelako baina ez oposizio eraikitzailea

kanpainan erakutsi duzuen bezala suntsitzailea hori da

antzematen da urrutitik zergatik hemen

sortuak agintzeko eta beste batzuk jaio ginela obeditzeko

irudimen horretan pentsatzen duzue agintzeko sortuak zaretela

eta hori ez da horrela gertatu zergatik jartzen duzue zuen

ez duzue esaten merezi duzun gobernua o merezi duzun lehendakaria

herrian dauden pentsamoldeak errespetatu beharrean herria zuen pentsamendura eraman hori da tesia

ez ez merezi duzun jaurlaritza lehendakaria alderdi politikoa ez merezi duzun herria

ze bidai galdu dugu edo ze mundutatik zatozte

arazoei aurre egin behar zaiola bi elkarrekin egin behar diogula aurre arazoei elkarlanaren eskutik

eskubideak errespetatuz eskubide guztiak eta horretarako horretarako behar den ezinbesteko plataformak dira zerbitzu publikoak osasuna hezkuntza segurantza eta batik bat zaintze lanetan eta osasungintzan ikuspegi hori kontuan edukita lehentasuna berak duelako lankidetza inoiz baino beharrezkoa da eraikuntza politiko eta sozialerako lankidetza behar beharrezkoa da elkarlanerako eraikuntza politiko eta sozialeko

horretarako jazarpen eta eraiste estrategiak

zergatik oso kanpaina zikina egin duzue gainera gainera

eta eraistekoa datozen urteetarako zuen ekarpen politikoa hori baldin bada

ezker abertzaleak ez du inolako gobernu aukeraren alde egin

zuk jakingo duzu zergatik baina ondorioztatu daiteke hainbeste eskaintza jaso ondoren

eta estrategia garbi dago gurekiko

baina estrategia zuen aldetik

ekimen politiko bezala dagoena gobernuan dagoena

datozen urteetan ea a ver sortzen den aukerarik gobernatzeko

herri honek aurrera egingo du zuek gabe zailagoa da baina ez da ezinezkoa azkeneko

aurrera egingo dugu ze esaten dugunean elkarlana

ez da kapritxo bat ez da ahultasun bat momentu honetan gehiengo absolutua eskuratzen dugu gehiengo osoa

badaude legebiltzar honetan beste espresio politiko batzuk badaude gizarte bizi bat daukagu

gizartea politika instituzioak bat eginda guztion artean bakoitzak bere nortasuna mantenduta herri ekimen partekatu bezala martxan jartzea herri honetan ezinbestekoa da behar beharrezkoa da behar beharrezkoa da iritziak errespetatuz eta programak errespetatuz ere baina ez duzue nahi akordiorik pnvrekin ez duzue nahi

noski baina posible da adibidez alderdi sozialista hemen daukazu nafarroan posible dituzue akordioak

eta bai kuantitatiboki eta kualitatiboki aurrekontuetan eta fiskalitatean

beti zeuden hango hitzarmenak han posible da

de colaboración madrilen ere posible da sanchezekin arrazoi jakinagatik

ez da posible erkidego autonomo honetan baskongadetan

jakinda lehenengo indarra eta bigarren indar garela pena bat da zergatik

deskripzioan nire galdera da zerbait ba al dago ondo

egina zergatik baita ere gorrotxategi andreak esaten zuen

bueno hemengo krisiaren aurrean osakidetzak funtzionarioak

mundu guztiak egin du beraientzat txaloa baina arduradun politikoei ez

kolore guztietakoak daude gure herrietan eta gure erakundeetan nik uste dut denak bat eginda lan egin dugula eta egin beharko dugula aurrerantzean ere zergatik esatea osakidetzak bai oso profesional onak ditu

baina errua gestore politikoena da nik uste dut hori injustua izateaz aparte

zergatik urteetako urteetako lanaren ondorioz osakidetzak dauka izugarrizko sendotasuna izugarrizko sendotasuna eta sendoa denak erantzuteko gaitasuna izaten du eta desafio berriei aurre egiteko gaitasuna

ez dio desafio berriei tamaina hauetako desafioei aurre egingo horregatik nik uste dut bakoitza bere tokian jarri behar dela baina

utzi dezagun tesi hori zenbait eta okerrago hobe

pnv ya que botoen eskutik ezin dugun alboratu ea a ver pandemiak eramaten duen berarekin

ez da gertatu eta pnvrekin baldin badaukazu problema urteetarako problema daukazue

nik uste dut hobe dela hobe dela elkar hartu eta hitz egitea hemen eduki genituen pandemiaren inguruko debateetan

nik aipatu nizuen zergatik hau zuen sindikatu laguna da

martxan dago abian dago eta esaten da maiatzaren

eta aldez aurretik urtarrilaren hogeita hamarean huelga

eta esaten duzue konfinamendua tarteko zergatik orduan ekonomia berraktibatzea

gero haurrak eskolatzea beste astakeria bat zen dena atzeratu atzeratu atzeratu

euskal gizartearen esfortzua eta euskal herritarren esfortzua guztiona da hau ere amankomunean partekatu genuen

inorena esklusiboki guztiona da eta hemen daude bi klabe bat esfortzua guztiona delako eta bigarrena etorkizunari begira disziplina pertsonala eta herri disziplina

zergatik osasun larrialdia guztion artean gainditu behar dugulako eta ekonomia krisitikan ere

lana beharko delako bakoitzak berea berea nik nirea eta guztion artean gurea geurea

berea eta guztion artean geurea hori da gure filosofia eta herrigintzan ulertzeko modu ezberdinak egon daitezke

edo gizarte osoari kalte egiten dion zerbait gertatzen denean

izugarrizko inpaktua izan du gure bizitzetan gure ekonomian

astindu du ikusi ezin dugun birus madarikatu batek planeta osoa astindu du eta horren aurrean bat eginda

zertarako eskatu behar ditugu amankomunean burutu beharreko proiektuak

sortzen denean aurre egin nola bat eginda neurriak hartuz

argituko dira ardurak zurituko dira ardurak hori ez da gertatu herri honetan

sistemaren sendotasuna aipatu dut lehen zergatik unerik zailenetan euskal osasun sistemak erantzun jakin izan duelako erantzuten jakin izan duelako zerbitzu publikoen aldeko apustua etengabea izan delako euskal erakundetze prozesua martxan jarri zenetik gorrotxategi andrea

osakidetza urte asko da osatu zela eta oinarrizko errenta zuk esan duzun bueno hori herri ekimena izan zen partekatua

izan ziren gogoetak baina martxan jarri ziren behitu zure alderdikideren iglesias jauna bere imv martxan jartzea zenbat kostatzen ari zaion behitu setecientos cincuenta mil espediente tramitatzeko

tramitatu ditu ehuneko zero koma bost

eta zuek aitatasuna erreklamatuko duzue

orain dela hogeita piku urte luze martxan jarri zen orduan

triunfoa bakarrik partekatua izan zelako hasiera hartan ere

beste batzuk ez intermitenteki etortzen zirelako horregatikan zerbitzu publikoak bermatu nahi baldin baditugu

soziosanitarioan zergatik aipatutako datuak eta zaharren egoitzak aztertu nahi baldin badira egin dezagun

baina datuak eta zoritxarrez hildakoak hildakoak dira toki guztietan baina batez beste gainontzeko lurraldeekin konparatuta europa barne

baina horretan ere ez gezurrik esan mesedez egia esan egia esan

eta ondorioak emaitzak hobeak direlako esaten da ekonomia

ez duzue aipatzen ezta konfundituta ere industria industria industriaren aldeko apustua ez da aipatzen batgarren más bostehun más batgarren aposito baten moduan azaltzen da a

sistema justu bat egin nahi baldin badugu zergatik gero aipatzen dira iparraldeko

sistema justu bat egin nahi baldin badugu aberastasuna nola sortzen da galdera sinple bat nola sortzen da aberastasuna sektore publikotik

aipatzen dira herrialde nordikoak ezagutzen dugu sistema osoa zergatik ez dezagun hartu zatitxo bat

malgutasun laborala daukaten adibidez gure eskuak buruak botako genituzke edo begiratzen baldin baditugu beste atal batzuk

ez du penalizatzen lehiakortasuna ez du penalizatzen intzentibatu egiten du fiskalitateak

hemengoa ez da justua eta joaten gara inposizio zuzenera edo indirektoa berdin da eta ikusiko dugu psoe eta zera podemosek

baina hemengo irpfa adibidez dirua biltzen da ehuneko ehun kontribuienteen

ingresatzen du ehuneko hirurogeita hamabost eta alderantziz

ikusiko dugu madriletik progresisten artean eztabaidatu ondoren zein neurri aterako den apustu egingo nuke

justu injustuena eta nondik nondik banatzen da eta nola banatzen dira diruak beraz

ez du lehiakortasuna enpresen lehiakortasuna baldintzatzen edo penalizatzen alderantziz

eta gero emaitza da azkenean zein da gutako bakoitzak edo bertan bizi diren bakoitzak daukan

begiratu aztertu baina ez dezagun demagogikoki esan hangoa zati bat hartuko dudala ekarri eta gainontzeko baldintzak aldatu gabe utzi

hartzen da bere osotasunean azterketa egiteko sikiera

hori esanda esaten denean sektore industriala eta gero batgarren más bostehun más batgarren aipatu da nik uste dut hemen dagoela klabeetako bat

etorkizuna ekonomiaren ikuspegitikan herri aurreratuek

hirukia erpin bakoitzean hiru kontzeptu daude hiru kontzeptu hiru portaera balore hiru helburu bata lehiakortasuna

lankidetza eta hirugarrena solidaritza lehiakortasunak

ekonomia akuilukatu egiten du beharrezkoa da lehiakortasuna lankidetzak indartu egiten du sistema herria eta gizartea eta solidaritzak batu egiten du gizartea

dago herri proiektu batean integratzeko estrategia eta

helburuarekin garbi dago enplegua osasuna hezkuntza eta gizarte politikak

egokiena dela gorrotxategi andreak esaten zuen

ez dakit izango den elkarrekin podemoseko aurreko legealdiko azken zatian izan genuen tamainakoa izan daiteke aurrekontuak edo legeak edo proposamen ezberdinak aztertzeko edo kasuan hitzartzeko baina aukera hori zabalik utzi duzu kritika asko egin dituzu

eta harremanen eskutik eraikitzailea izango den oposizio bat burutu nahi baldin bada elkarrekin podemosen aldetikan euzko abertzaleak

gustura gustura ikusiko ditugu esploratuko ditugu bide horiek

beraz disposizio horrekin gelditzen gara alderdi popularrak ere aipatu ditu hainbat gai akordio bidean sartzeko moduak izan daitezkeenak

izango dutela beste gai batzuez ezin izango dela edo akordiorik lortu edo dena delakoa

utzi duzula ikusi dut plan estrategikoen aurrean eta industria eta enpleguaren inguruan azaldu beharrekoak azaldu dira sakondu daiteke gehiago baina nik uste dut programan ondo jasota daudela estatusa autogobernua eta estatusa hemen bueno hemen ez dago inongo errenuntziarik

egutegi bat dagoela zorionez hori jarraitu ahal izateko

minututik hori kontrolatu nahi izateko asmoa eta gero garbi dagoena da legebiltzar honetan dagoen ordezkaritza politikoaren eskutik

autogobernua eguneratu eta gaurkotu egin behar dela eta hemengo borondate politikoaren eskutik egin behar dela eta

eskubide sozialak ekonomikoak kulturalak eta politikoak asetzeko behar diren eskumenek guk behintzat

eta nik uste dut pandemia garai honek erakutsi digula besteak beste hori behar beharrezkoa dela are gehiago eta horrek ondorio bezala ekarri beharko duela

harreman berri bat estatuarekin eta harreman politiko horrek izan beharko duela

errespetu bizian baina berdintasunean eta beharko dituela bere bermeak lehendakariak esan du

orduan horrek emango digu bidea eta bukatuko dut

inbestidura garaian alderdi sozialistarekin

eta hor bai irekitzen dugula baita ere debate bat beraiek ere

baten batek esango du bueno literatura prosa bueno bere balioa dauka

debate bat irekitzeko konpromisoa hartu duelako sánchezen gobernuak sánchezen gobernuak eta podemosen gobernuak ere horregatik

baina garbi dagoena da elkarlanera deituak izan garela hauteslegoaren aldetik eta guk behintzat agindu

eskerrik asko egibar jauna talde parlamentarioei erantzuteko iriarte okiñena andrea zurea da hitza

jarduneko gobernuko kideok arratsalde on berriro ere egibar jauna ez gara ezker abertzalea euskal herria bildu gara duela lau urte ere esan nizun eta

gobernuak kendu dion bakarra precisamente ezker abertzalea ilegalizatuta zegoela

egungo sozioa izan zen hortik aurrera gainerako irakurketa guztiak egin ditzakezu eta

argi eta garbi esaten dizut hori ere oposizioaren oposizioa egin duzu

despreziorekin erabili baldin baduzu ere ardura politikoagatik

izan ditugun emaitza elektoralengatik iruditzen zaidalako ezin daitekeela alderatu

ondorioz euskal herria bilduk bai ordezkatzen duela herri honetan alternatiba bat eta iruditzen zaidalako ezinbestekoa dela

baina beste politika batzuk martxan jartzea ez gara ados egongo agian politika horietan agian zuk ikusiko duzu pnvk egiten dituen bezala egokiak direla ulertu dezaket hori baina gure ikuspuntutik eta nire ikuspuntutik une honetan politika sozial horiek enplegu politika horiek oso ongi aipatu dudan krisi industrialaren ondorioz daukagun industriaren behar estrategikoek erantzunak behar dituzte

beste erantzun batzuk behar dituzte eta horregatik aurkeztu dut nire hautagaitza eta herri akordioak egiteko prest gaude dudarik ez dela

ze galdera bat egin dut gaur hemen ere goizeko saioan eta zer ikasi dugun aurreko krisiagatik eta aurreko krisietatik ikasi dugun gauzaetariko bat izan da

pertsona asko pertsonarik zaurgarrienak albo batera alde batera geratu izan direla

gizarte bezala obligazioa daukagula pertsona bakar bat ere ez edo ahalik eta pertsona gutxienak bazter utzita aurre egiteko bestela gertatuko zaigulako

eta beste hainbat erakusle izatea ez direnak hoberenak badaukagulako zer hobetu asko hobetu eta horretarako euzko alderdi jeltzaleak jarri dezake mahai gainean eredu bat eta guk jartzen dugu gainean beste eredu bat nik ez dut mespretxatzen zure eredua esaten dut ze gabezia ze gauza ez zaizkit gustatzen zertan ez natorren bat baina

jartzen duen eredu hori eta herri akordio horiek egiteko

horietan euskal herria bildu zalantzarik gabe izan ezazu argi kalitatezko enplegua edo prekarietatearen aurkako akordioa edo feminismoaren aurkako akordioa edo osakidetza hobetzeko akordioa baldin bada euskal herria bildu hor

baina herri akordio horiek ez dira bakarrik akordio hitza mahai gainean jarri eta hitz hutsean geratuko den zerbait hitzek azpian behar dute zerbait eduki bestela politika egiten delako multzo hutsen baitan eta multzo

politika egin eta politika multzo hutsen baitan ez egiteko edukiak ezagutu behar ditugu

zer esaten ari garen bakoitza hori esaten ari garenean eta hori esaten denaren eta bertan esaten denaren

eta are gehiago esango dizut akordioak ez du esan nahi zure alderdiak sarri askotan uste izaten duen gauza bat eta da adhesioa eta adhesioa da askotan

koordinazioa eta kooperazioa nahi baldin badugu eta efektibamente denon artean hartutako akordioak uste baldin badugu izango dutela eragin handiagoa gizarte honetan eta demokratikoki askoz ere hobe jasoko dituela jendarteak jakin beharko dugu denak nik beste kasu batzuetan jakin ahal izan

baina ez dena posible da esatea hau da dagoena eta hau da akordatu

eta esaten dizut niregatik euskal herria bildugatik eta nik neronek euskal herria bildun nagoen bitartean izan dudan esperientziagatik baina esaten dizut baita ere denbora honetan guztian

gobernuak egiten duela komunikatu baino ez duelako operaziorako aukerarik ematen ez dakit

den denak euskal herria bildukoak diren ez dut uste ez dut uste hori

eta gobernantza eredu honetan horretan gaur egun eta gaur egun europara begira hainbeste aipu egin diren honetan uste dut gobernantza ereduek ere aldatu egin behar dutela eta zuk esan duzu guk ez dugula akordioetarako inolako nahi hori egia eta iruditzen baldin bazaizu gobernua nola esan duzu

egindako proposamenak direla pandemiaren zehar egin ditugunak esplikatu egidazu zergatik uste duzun hori hain argi

kontuan izanda izan direla hain zuzen ere gure hauteskunde kanpainaren oinarriak gure konpromisoak eta gaur besteak beste hona ekarri ditugun gaiak eta konpartitu ditugunak

gobernu honekin are gehiago esango dizut eta osasunaren inguruan egin dituzun aipuengatik oraindik ere covid hemeretzi kasu bakar bat ez zegoenean araba bizkaia eta gipuzkoan

galdera egin genion gobernuari oraindik ere kasu bat bakarra ez zegoenean neronek deitu nion nekane murga andreari eta galdetu nion zein zen egoera zein zen egoera zer gertatzen zen forondan eta

eta esan nion gainera gure eskua luzatuta zegoela laguntzeko besterik da besterik da gero egin diren jarrera eta egin diren protokolo eta egin diren bide batzuetan euskal herria bildu ados ez egotea baina ez da euskal herria bildu bakarrik galdeiezu lehen arretako medikuei zer gertatzen zaien eta

beraz beraz hartu gauzak tamainan ikusi gauzak nola egin daitezkeen ikusi kooperazioa nola

alde batean zer utzi dezake bazter batean eta nola egingo dugun kooperazio hori

posible dira euskal herria bildurekin nerea kortajarenak hainbat aipatu ditu eta zuk eta biok asko landu genuen asko landu genuen eta elkarrekin landu ere

akordio horren inguruan baina izan zen aurreko legealdian kamara honetan sekula era honetako proposamen batek lortu duen akordio

babes handiagoa duela esango dizut eta hain zuzen ere

estatus politiko berri bat jasotzen duela beste harreman bat espainiako estatuarekin jasotzen duela berme sistema bat eta jasotzen duela erabakitzeko eskubidea eta jendea

hori guztia jasotzen du eta hori guztia hemen hainbat aldiz esango baldin bazaigu ere ez dela batere garrantzitsua da ezinbestekoa zuk ongi dakizun bezala eta bestela engainatu egiten gaituzu zuk ongi dakizun bezala indarrean jarri behar ditugun politika publiko guztiak benetan jarri ahal izateko bestela ezingo ditugulako

ezinbestekoa da eta nik errenuntzia esaten dudanean da errenuntziatu egin duzulako baita gai horri buruz hitz egitera ere gero esango omen duzu gehiago baina badaukagu akordio bat akordio handi bat akordio handi bat besterik da beste pertsona batzuek ze eragin duten

eta eragin horretan euzko alderdi jeltzaleak onartzen duen edo ez duen onartzen

aipatzen diguten oso argi aipatu diguten hori guztia nik

egibar jauna euzko alderdi jeltzaleko jaun andreok eta kamarako legebiltzarkide guztiok iruditzen zaidalako herri honen alternatiba garela herri honetan gauzak beste era batera egiteko jende gehiago eta gero eta gehiago biltzen ari dela bai euskal herria bildura baina baita proiektu independista nazional batera ere eta horren lekuko dira bai

emaitzak ere eta uste dut eta lehen aipatu dudan berriro ekarriko dut hona trantsizioa trantsizio hitza uste dut garrantzitsua eta trantsizio hitza uste dut zutabe bat dela gaurko nire diskurtsoan

handi batek gehiengo batek nahi duen bide horretara horrexegatik aurkeztu dut nik nire hautagaitza iruditzen zaidalako badirela kontu asko errotik errotik esaten dudanean ez radicalki eta korrika bi egunetan eta horregatik errepikatu dut trantsizio hitza

eta errotik aldatu behar dugu trantsizio energetikoan eman behar ditugun urratsak eta errotik aldatu behar dugu feminismoan eman beharreko urratsak

hau guztia esaten dudanean lehenik eta behin hamaika mila aldiz pandemia honetan esan dudan ikuspuntu batetik ikuspegi bikoitza ikuspegi bikoitzak unean arazoei erantzuna emanez eta herri bezala estrategikoki hartu behar ditugun neurriei erantzuna emateko erantzunak adosteko

izateko eta horregatik esan dut herri honek denbora oso zailetan eta egoera oso zailetan jakin duela ateratzen altxatzen eta aurrera egiten eta hori normalean izan da

egongo da ez alderdien indar kolektiboan bakarrik baita horretan ere bai baina beste eragile batzuen indar kolektiboan ere bai eta zentzu horretan niri iruditzen zait sindikatuen gehiengoarekin ez ahalegin berezia egitea eta nola edo hala erakartzea edo herri honek daukan

akats bat dela eta gainera gauzak hasiak direla europan aldatzen zentzu horretan eta beste era batera moduak aurkitu behar ditugula herritarrak zentroan baldin badaude herritarren beharrei erantzuteko baldin bagaude momentu honetan osakidetzak dituen gabezia estrukturalak gainditzeko baldin bagaude hezkuntzak dituenak gainditzeko baldin bagaude zaintzak dituenak gainditzeko baldin bagaude badauzkagu proposamenak badauzkazue gure proposamenak

herri honen mesederako izango delakoan titularretik haratago egoten hain zuzen ere akordio horietan

gorrotxategi andrea harritu naute pare bat gauzek esan duzu hautagaitza babesteko

bueno ni hemen nago prest akordioak egiteko egibar jaunari esan diodan gauza bera

dena delakoak direlako izan beharko dute edukietan oinarritutakoak eta gero

harritu egiten nau pixka bat integrar las izquierdas vascas esplikatuko didazu zein izan den

en nafarroa edozein kasutan gorrotxategi andrea zuk esan dituzun gauzak kontuan hartuta nik uste dut baietz badagoela elkarlanerako

askotan adostu genezakeela eta adostasunak aurkitu genitzakeela bai zuekin bai alderdi sozialistarekin eta nik ez dut inolaz ere baztertzen beste taldeekin ere beste horrenbeste egitea baina errepikatuko dut beti izango da edukietan oinarrituta edukietatik aparte titularretan oinarritzeak ez duelako

frustrazioa gugan etorkizunean egin ditzakegun akordio berriak egiteko eta frustrazioa eta hau da inportanteena herritarrengan uste dut ekidin beharreko gauza bat dela ezkerretik eta herritarren hitza

eskatuko nizuke ezker ikuspegi horri ere mantentzea ezta are gehiago bere burua plurinazionaltzat duen alderdi eskubideak gorrotxategi andrea ezin dira zatitu eta zailtasun handiak izango ditugu zuk gaur hona ekarri dituzun eta nik gaur hona ekarri ditudan hainbat neurri

baimena eskatu behar baldin badiogu orduan herritarrei hori ere argi esan behar zaie baina batez ere saiatu behar duguna da herri honek beste estatus bat izan dezan eta hau esango dizut zuri eta egibar jaunari eta

beste kide guztiei ere nik uste dut euskal herria bilduk zentsu honetan guk euskal herri

plan hau egibar jauna uste dut guk ere errenuntzia batzuk egiten genituela plan horretan eta akordiorako ere errenuntzia batzuk egin genituela baina

benetan egia baldin bada herri honetako gizon emakumeak zaindu nahi ditugula

sarri askotan sarri askotan eta guk proposatzen duguna da hitzarmen bat badituena baldintza horiek guztiak eta herritarrei hitza eta erabakia emango diena mendia andrea esan didazu oposizioari begiratzeko ba zuk ere begiratu ezazu ezkerreko taldeei eta ikusiko duzu beste aukera batzuk bazeudela baina zuk aukera jakin bat egin duzuela eta oso zilegia da eh zilegia da dudarik ez dela baina esan nahi dizut ezkerra ere oso plurala dela hemen geundela eta

hauteskunde kanpaina ostean beste ezertarako de hecho

hain zuzen ere hitz egitera hauteskunde emaitzez geneukan panoramari buruz

alderdi sozialistako ordezkariak izan zarete eta zuk ere bazeneuzkan

posibilitatea gobernu indartsu bat esaten duzu espero dut oraingoa izango dela ze sarri askotan aurretik ikusi izan ditugu bi gobernu hemen eta ez gobernu bakar bat

quiere saber cómo estoy yo ya me ve que estoy arremangada eta akordioak egiteko akordioak egiteko esan dudan baldintza horietan mendia andrea ze esan dudan bezala hitzak hitzak dira baina hitz horien azpian edukiak behar ditugu eta edukiak egon daitezke norabide batean zuk oso ongi dakizu edo beste norabidean eta zure

darama izenean bertan eta izan daitezke era batekoak edo beste era batekoak era batekoak badira akordioak askoz ere errazagoak izango dira euskal herria bilduren ikuspuntutik eta bestela

kooperazio hori eta zuk hori ongi dakizu izan dugulako aukera hitz egiteko eta izan dugulako aukera akordioak egiteko gero

mendia andrea eta pandemia garaiaz ari naiz

autonomoak laguntzeaz ari naiz eta nafarroan hartutako neurriak hemen hartzeaz ari naiz eta ez zen posible izan

adierazi zuen dirulaguntzak emango zitzaizkiela baina bitartean zuek taldeek ezin izan zenuten ezer akordatu eta akordatzeko ere

ez da posible nik errepikatzen dudana da guk inor bazterrean utzi gabe eta bide orri zehatz bat akordatzeko aukera izango dugula baina zuk esan didazu nik ez daukadala bide orririk eta uste dut hori gehiago esan duzula

bide orri argi bat jarri dudala hemen mahai gainean batzuei ahaztu zaie industriaz hitz egin dudala beste batzuei ahaztu zaie

eta aipatu ditudala gainera bide orri hori aurrera ateratzeko ze baliabide behar ditugun fiskalitatearen aldaketa behar dela hain konbentzituta baina behar da eta uste dut zuk ere hori badakizula

baliatu genitzakeen finantzazio modu batzuk eta etorkizunean

beste batzuk ere horretarako edozein kasutan mendia andreak esango dizu badirela bete beharreko hitzak eta ez da posible esatea bai

erreformaren legea derogatuko dugu eta gero handik ordu batzuetara ezetz esan eta baietz esan eta dena delakoa

diren akordioak ere betetzea eta kunplitzea iruditzen zaidalako herri honetako milaka eta milaka gizon emakumeek eta espainiako estatuko milaka eta milaka gizon emakumeek behin eta berriro eskatu dutela erreforma hori ez lehenengo bai esan eta gero ezetz esan zenutelako mendia andrea azkeneko kontu bat zurekin

ez duzula euskal errepublikaren alde lan egingo ez nau harritu

lan egingo dut nik eskatzen dudan bakarra da hemen gauden guztiok hemen

gure etorkizuna erabakitzeko eta iruditzen zait demokrazia sano batean hori oinarri oinarrizkoa dela eta gainera iruditzen zait demokrazia ez dela momentu bat ez da momentu batean sortzen den gauza bat eta ez naiz hasiko orain hitz egiten

baina iruditzen zait demokrazia ez dela momentu bat demokrazia dela prozesu bat

demokraziak jakin behar duela hazten eta jakin behar duela erantzuten unean unean herritarrek eskatzen dutenari eta hori uste dut printzipio demokratiko onargarri bat dela eta oso onargarri bat da eta oso onartua gainera europako gure inguruko herrialdeetan eskoziak egin zuen galdeketa bat egin

galdetu zuen berriro galdetuko du eta iragarri dute eta hurrengo egunean ez dakit eguzkia atera zen euritsu samarra delako zonaldea

era berean bertako herritarrek sentitu zuten dudarik ez dela

erabakiak zerbaiterako balio zuela ze zentzu horretan uste dut

eraldatu beharra daukala herritarrek daukaten protagonismoarekiko eta gizartean daukaten protagonismoarekiko ezin dugula jarraitu aurreko mendeetan bezala esaten dizuedan bezala nik errotik eta ez erradikalki aldaketak

direla eta praktikan jarri behar direla eta egin dut lehen marrazketa bat zeintzuk ziren garrantzitsuak eta ez dizuet orain berriro

nire familiaz hitz egin nahi dut nire familia da mundu honetan xenofobiaren kontra arrazismoaren kontra borrokatzen duten

nire familia da euskal herrian eta mundu honetan faxismoaren kontra borrokatu duten eta borrokatzen duten milaka eta milaka gizon emakumeen familia horregatik gure amonengatik

guregatik eta gure seme alabengatik errepikatu nahi dut hori dela nire familia

eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko ere urkullu renteria jaunak dauka hitza lehendakari jauna nahi duzunean

jaun andreok arratsalde on bizi berri izena du gure etorkizuneko planak

baino gehiago da ohitura eta jarrera aldaketa bat eskatzen digu egoerari aurre egiteko eta etorkizunari

horregatik nire bigarren parte hartze hau koronabirus garai honetan ikusten ari garen jarrerei buruzko hausnarketa batekin hasiko dut

arazoak eta zailtasunak nonahi hemen eta mundu osoan hemen eta mundu osoan inork eta inon

honen aurrean ikuspegi positiboa eskaini nahi izan dut lehenik errealista bigarrena eraikitzailea hirugarrena lankidetzari irekia

dauzkagun eta izango ditugun arazoei aurre egiteko jarrera positiboa eta eraikitzailea indarrak elkartu erantzun onenak emateko

tamalez irtenbide partekatuei begira ez dauden jokabideak dira eta gaur eztabaida honetan

amaierarik gabeko demagogia gizartearen alarma sortzeko jarrera eta irizpiderik eza edo komenientzien araberako irizpide aldaketa etengabea jarrera horiek ez dute laguntzen ez dute erkapenik egiten antzuak dira bizi garen garaian nagusitu behar den izpirituaren aurkakoak dira

gai eta momentu batzuetan voxekin duzuen lehiak baldintzatu dituela esan behar dizut

bide horretatik jarraituz jokalekuaren erdian jarduteko aukerak mugatzen dituzu

erabakiko edo erabaki beharko duzue non kokatu

mantendu behar da esaten denaren eta egiten denaren artean zuek espainiako gobernuaren parte zarete han egiten ez duzuena hemen egitea eskatzen duzue eskatu ez exijitu egiten duzue zuen neurria

espainiako gobernuak egiten ari den eta hemen egiten ari ez garen zerbaiten adibideren bat nik euskadin urteetan egin denaren adibideak eskainiko dizkizuet adibideak diru sarrerak bermatzeko errenta arreta soziosanitarioa migratzaileentzako eta errefuxiatuentzako arreta euskadi

zuk aipatu dituzun zerbitzu publikoen eta gizarte politiken lehentasuna partekatzen dugu aurkeztu dudan proiektuaren zati nagusi bat da zerbitzu soziosanitarioa aipatu duzu zehazki

ez da beharrezkoa gogoraraztea espainiako gobernua zer nolako zailtasunak izaten ari den arlo horietan lehen aipatu egin den bezala ondo ezagutu behar duzu hori

ardura horiek alderdi sozialistari nire esker onak

kortajarena andrea euskal herria bilduri erantzunez politika egiteko modu heldu batek errealitatearen konplexutasunari aurre egitea du

arlo guztietan gehiago gastatzea planteatzen duenak ez du errealitatearen konplexutasuna onartzen airean gazteluak eraikitzen du edo dituzue egoera ez dago fantasia bidera ezinean denbora alferrik galtzeko

andrea kontua ez da hauteskundeak irabaztea bakarrik funtsezkoa da halaber beste batzuekin adosteko gai izatea errealitatea oso egoskorra da

eta hogeita bat boto berdinekin amaituko duzue akordioak egiteko eta horiei eusteko gaitasuna oraindik ere

jardueran nolanahi ere kontutan hartzen dut bai nik terminologia erabiltzean aditua naizela bai

zenbat terminologia euzko alderdi jeltzaleak erabilitakoa zuena egin duzuena eta gaur bertan erabili egin duzuena eta terminologiaz hitz egiterakoan kortajarena andrea niri nekeza

zuek ze euskal herria mota nahi duzuen hainbeste izenlagun

beraz terminologian adituak bat baino gehiago bai

eta akordioetarako borondatea eta horretan esan duzu

esan duzu bueno nik ezker abertzalearekin ez ezik euskal herria bildurekin ere

baina bada eskarmentu bat sinesgarritasuna aipatzerakoan eta sinesgarritasuna aipatu egin duzu

urterako aurrekontuen negoziaketa bada horretan eskarmentu izugarria dudana nolanahi ere

legegintzaldiaren hasieran gaude egia da legegintzaldi honetan aurrekoetan ez bezala jaurlaritzak gehiengoa izango duela egia da baina argi dugu aurrez aurre dugun krisialdiak inoiz baino gehiago denon laguntza eta denon ekarpena eskatzen duela horregatik eta edozein kasutan gure atea irekita dago eta egongo da

eta martxan jartzeko irekita aurreko bi legegintzaldietan akordioak landu eta lortu egin ditugu beste arlo batzuetan arlo sektorialetan ez egituratzailetan

jarrera honekin ematen diogu hasiera hain berezia izango den legegintzaldi berri honi euzko alderdi jeltzaleari eta egibar jaunari eskerrik asko euzko

osoari lehenik eta behin azken bi legegintzaldietan egin duzuen lanagatik gutxiengoan egon den jaurlaritza babesten eta ezarritako helburuak betetzen

baita lehendakari izateko nire hautagaitzari emandako konfiantzagatik ere erronka handiak dituen legegintzaldi berri bati aurre egin behar diogu legebiltzar taldearen zeregina erronka horien mailan izango da ziur naiz beti euskadiren zerbitzura

estefanía maría jesús bihotzez eskertzen dizuet aurreko lau urteetan zuek eta zuen taldekideek egindako lana

gaurko honetan herri lehentasunen ezarpena eta erabakitasuna

gizarte kohesioa berdintasuna eta justizia soziala bermatzea eta betiere osasun erantzuna indartzea eta orohar gure zerbitzu publikoak hobetzea gobernuak lehen egunetik lehenetsiko du helburu hauei erantzun egokiak eskaintzea

osoa beharko dugu gure erabakia da elkarrizketaren adostasunaren eta auzolanaren bidea jorratzea eta bide horretan aurrera egitea

eskerrik asko lehendakari jauna taldeen txandara pasatuz mistoa martínez andrea zurea da hitza

más amplios más profundos haundiak zuk esaten zenuen

elkarrekin podemos taldeak ordezkaria gorrotxategi andrea

gaur lehendakariak bere diskurtsoan aipatu ditu kooperazioa elkarlana auzolan hitza ere erabili du baina egia da beste

hitz egin duten beste batzuk bezala horrekin ez datorrela

inbestidura hasi arte eta gero arte ez ekarri izatea gobernurako akordioak sinatu duzuen gobernu akordioa horregatik

gogoeta batzuekin nahastuta akordio horretan jasotzen da besteak beste

erreformari buruz beharrak eta asmoa

irakurri dugunean hori asmo hori irakurtzerakoan ba aurreko legegintzaldian salatu genituen zutabe berdinetan oinarritzen dela proposamen hau

eraginkorra lortzea eta faltan botatzen dugu batez ere

balore bat hau da pertsona guztien bizi maila duinerako eskubidea zentro zentroan egotea hori izatea zutaberik garrantzitsuena hori da faltan botatzen duguna

hezkuntzan hezkuntza arloan akordioan zera esaten da hezkuntza lege berri bat onartu behar dela eta lege berria hau oinarritu egin beharko litzatekela akordioan hezkuntzarako oinarrien bere burua horrela deitzen duen hezkuntzarako oinarrien akordio horretan

sindikatuak eta eskola publikoko zuzendariak eta familiak orduan

lortuko da hezkuntza lege berri on bat

abiapuntua gure apustua alde honetan eta lehen ere aipatu dut izango litzateke apustua hezkuntza publikoa euskalduna kalitatekoa

aldekoa osasuna osasuna ere

kolapso sanitarioa ekiditu egin behar dela kolapso sanitarioa ekiditzeko modurik

eraginkorrenetako bat da tenporalitatearekin bere plantillaren tenporalitatearekin amaitzea ehuneko berrogeita

eta sendotu sendotu egin behar arreta primariokon kopurua eta baliabideak hori bai oposizio garbien bitartez ahal dela berdintasuna zaintza

nekez gaindituko dugu bortizkeria matxista desberdintasuna bezala definitzen baldin bada zuk egin duzu lehen desberdintasuna ez da lakra bat desberdintasuna da ondorio bat egiturazko arrazoietan

oinarritzen den ondorio bat zeintzuk dira arrazoi horiek kapitalismo neoliberala eta

horiek elementu horien nahasteak dakar desberdintasuna ez da lakra bat ez da fenomeno natural bat edo zerotik datorren eta beste gauza bat ere harritzekoa da dokumentu horretan akordio horretan eta ez dela aipatzen feminismoa aipamen txiki bat egiten zaio mundu

faro bezala ardatz bezala jartzea berdintasuna eta zaintza sistemari buruz hitz egiten denean ez jartzea feminismo horren buruzagi bezala

harritzeko kontu bat da ingurugiroa hemen

baina behar duguna besteak beste bada

demostratzeko besteak beste behar duguna da aldaketa klimatikoaren kontrako euskal lege nahi bete izango den bat onartzea

pandemiaren testuinguruan hainbat enpresek bere plantilla murriztu egin dute tubacex

honen aurrean errezeta gobernutik datorren errezeta ia bakarra baldin bada langileei esatea bere soldata agian bajatu egin beharko

eta hori bai gauza bat argi dago eta da ez dagoela errekuperazio ekonomikorik nekez emango dela errekuperazio ekonomikoa

enplegurik fiskalitateari buruz

eta honetan honetan ez dago inolako baimenik eskatu beharrik madrili hori bertan

industrian akordioa irakurriz gero

produkzio guneen internazionalizaziorako apustua egiten dela berriz ere justu momentu honetan pandemiaren ondoren edo pandemiaren

erakutsi egin duen eta argi utzi digun balio kalte globalen ahulezia eta zer nolako

industriaren gainean subiranotasuna errekuperatzea beraz

akordio horretan industriari begira apustu hori

bertan sartzen denean lehen esan dugu eta

espero dugu zuk aipatu duzun bezala rodilloa benetan ez dela aplikatuko eta guztiok lan egiteko aukera

eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak andueza jauna zurea da hitza

andrea urkullu jauna iriarte andrea legebiltzarkideok arratsalde on guztioi lehenik eta behin eskertzea nahi nieke ganberako zerbitzuei gaur egiten ari diren lanagatik eta hau posible egiteagatik eta hau esanda martínez andrearekin hasiko naiz nahiz eta orain ganbera honetan ez egon pentsatuta neukan ez erantzutea hainbeste gauzaz berba egin duelako eta

bi gauza funtsezko behar dira lehenengoa gehiengo bat eta bigarrengoa

daukan proiektu bat ez daukazue ez lehenengoa eta ez bigarrena eta gaur hona etorri

berde eta berdintasunerantz doian alderdi bat eta gogoeta bat egin nahi dizuet guri aipatzeko beti psoe moduan aipatzen gaituzue ba begiratu

euskadiko ezkerra gu gara benetako euskadiko ezkerra

konprometitua etorkizunekoa errealista eta egonkortasuna ematen dion alderdia

elkarlana elkarrizketa kontsentsua gaur arratsaldean urkullu jauna lehendakari moduan hautatuta

zorterik onena hurrengo gobernua konposatuko duzuen sailburuei ere zorte ona zuen zortea euskadi guztien zortea izango da dudarik gabe euskadik guztiok behar gaitu

elkartzera eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna eh bildu taldearen ordezkaria kortajarena andrea zurea da hitza

zerbait larria gertatzen denean nolabait ze jarrera eduki behar den edo horren inguruko hausnarketa batekin hasi nahi izan duzu zure hitzartzea ez aurreikusi daitezkeen joera desberdin horiek eta bidean aurkitu dituzun horiek eta gaur bertan aurkitu

ez dakit pandemia hasi zenean aipatu dituzu zuk

eta ez dakit ez dakit zuk nostradamus

zuk hitz egin duzu hemen ba nik ez dudala minutu bat ere dedikatu

gaur egokitu zait tokatzea zuk zure hautagaitza aurkeztuta eta zure gobernu programa aurkeztuta eta kamara honen babesa eskatuta horren inguruko balantzea egitea eta hori egin dut egin dudana da zuk

eskatzen duzun konfiantza horren aurrean zortzi urte hauetako balantzea datuetan oinarrituta datuetan oinarrituta eta nire hitza hartzea hasi dut bizipen mosaiko batekin bizipen politikoen mosaiko batekin eta hasiera hasieratik esan dut

edo erantzuteko bideak bi izan zitezkeela bat zuk ordezkatzen duzuna

gertatzen da horren aurrean erantzuna beti antzekoa dela eta da fantasia

horri marina garcesek filosofa feministak deitzen dio posible denaren kartzela eta nik legebiltzar honetan askotan aipatu dut posible denaren kartzela

diguzue gauzak direla zuek ikusten dituzuen bezala gauzak egin behar direla zuek egiten dituzuen bezala

ez dagoela andueza jaunak ere orain esan du ez dakit ze hitza erabili duen fantasia edo

egin dituen gogoetak eta beren asmoen deklarazioa baino fantasiosoagorik ez dakit

bakoitzak bere autu politikoak egiten ditu eta bere programa politikoak egiten ditu

eta jendartearen aurrean kokatzen direnak denak

autu politiko batzuk dira programa politiko bat da eta zuk hona ekarritako neurriak eta proposamenak adinako legitimitatea dute eta hori

ez dugu onartuko eta ez gaude onartzeko gero eta gehiago itotzen gaituelako inposatu nahi diguzuen posible denaren kartzela zeren herri honek zerbait baldin badaki da kolektiboki amets egiten duenean oso urrutira iritsi daiteke

posible denaren kartzela hori inposatu eta inposatu nahi duzuenean kolektiboki amets egiteko gaitasun hori ere lapurtu nahi diguzue eta guk hori ez dugu onartuko

adibidez bost helburu desberdin kokatu dituzu edo zerrendatu dituzu aipatu duzu langabezia adibidez behera jaistea helburu gobernu edo

bi mila hogeita laurako ehuneko hamarera langabezia tasa jaistea

ehuneko zazpiko langabezia tasarekin alarma guztiak piztu direnean zuk planteatzen diguzu momentu honetan

hori iraingarria iruditzen zaigu urkullu jauna eta zure konparaketak espainiarekin egiten dituzu baina guk herri honi eta herri honen oparotasunaren mailako

esango dugu guretzako ehuneko hamarreko langabezia tasa hori anomalia absolutu bat dela

zuk hemen egin ditzakezu konparaketa batzuk espainiarekin baina pobreziari dagokionean pobreziari dagokionean

datuak oso argiak dira oso argiak dira eta eboluzioa oso argia da

jakin beharko zenuke eta arduraz begiratu zeintzuk diren datu horien eboluzioak eta desde luego gizarte kohesioan gizarte kohesioan

ez dute zuk adierazten duzun sendotasun hori erakusten beste leku batzuetan baino hobeto egongo gara baina pobrezia

bizi esperientzia pertsonalak dira eta horietan konparaketa horiek ez dute ezertarako balio beraz guk gure herriari

gure helburu politikoei dagozkion helburuak markatu behar ditugu eta horregatik esaten dugu guretzako pobreziaren inguruan markatzen diren eboluzio horiek ez direla

egibarrek aipatzen zituen residentziak eta zuk aipatu duzu gizarte zerbitzuen sistema horren sendotasuna

azken hamar urteetan zein da legea aprobatu zenetik hona egon den

ba precisamente gizarte zerbitzuen legearen garapenerako bi mila hamabostean biziki inportante izan zen akordio bat lortu zen maite peña diputatuak hemen legebiltzar honetan onartu zuen zera horren garrantzia

garrantzia zer gertatu da ondorenean

instituzio guztietan egonda akordio hori ez dela inondik inora bete eta ez duzuela inolako asmorik gizarte zerbitzuen sistemari dagokionean

pandemia honetan hirugarren sektorea izan duzue bidelagun hirugarren sektoreak erantzun die sortu diren beharrei

publikoak horretan euro bat bera ere ez baituzue inbertitu euro bat ere pandemia osoan urkullu jauna eta akordioak akordioak erdiesteko zailtasunak izango ditugu baina beste leku batzuetan lortzen ditu legebiltzar

bi mila hemeretziko akordio saiakera ere nik bizi nuen ez andueza jaunak alderdi sozialista ausente egon zen erabat eta guk badakigu akordio horietara iristen baina gurekin akordioetara iristea da edukietara jaistea

eta horretan bakoitzak akordioak lortzeko bakoitzak utzi behar ditu esaten da hemen nik legebiltzar honetan ikasi nuen dejarse pelos en la gatera denok utzi beharko ditugu

dizkiguzue eta gu ez gaude adhesioetarako edukietan oinarritutako

urkullu lehendakaria guk saio hau hasi dugu hogeita bat legebiltzarkideen babesarekin zuk berrogeita batekin hasi duzu guk hogeita batekin amaituko dugu

zuk berrogeita batekin beraz zuk berrogeita batekin hasi duzu eta berrogeita batekin amaitzen duzu eta egibar jaunari ere azkeneko mezutxo bat esan nahi nion autogobernu ponentziaren inguruan eta gaur ez duzu horren inguruan gehiegi hitz egin nahi izan baina bi aipamentxo bakarrik ezta zuri papel zaila tokatzen zaizu eta

bera jaio zenerako zuk sei urtez heman bazenituela legebiltzarkide moduan eta

eta tokatzen zaizu hona jaitsi eta alderdi zure alderdiak egin duen errenuntzia nazional hori defendatzea baina batzuetan saiakera antzuak izaten dira

diskurtsoak eta itzultzen saiatu zen horri errealitatea da

zuk hemen esan duzu iritsi behar zela

errespetu biziz eta bermeekin eta errealitate printzipio hori

hori ezinezkoa dela eta pozten naiz gure kanpainako datuak eta zerak leloak eta martxan esaten zenuen martxa

agian inspirazioa zurea izan da eskerrik asko kortajarena andrea

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria egibar jauna zurea da hitza

baina argi eta garbi bereiztuta daude alderdi bien posizioak

gure egitasmoa eta zuen egitasmoa eta zuena sinple bezain tinkoa izango da baina gurea

elkarri aitortu diogu eskubidea bakoitzak planteatzeko planteatu behar duena

eta gero beste eskema horrekin alderdi sozialistarekin madrilen hitzartuta daukan marko horretan ea burutu daitekeen negoziazio bat ala ez

hori da gure eskema ez dugu ezkutatu eta badakigu eta badakite

errealitate nazional horiek bere tokia behar dutela eta harremana gaur egungoarekin alderatuz diferentea izan behar duela errespetuan aldebikotasunean oinarritutakoa bilateralitatea bermeekin eta gorrotxategi ikusten dudala baita ere podemosek egin du bere ekarpena

ez da papela nik uste dut dela zintzoki jokatzea legebiltzar honetan

egitasmoak aztertu hori da ematen duena gorrotxategiri

beti gutxiengo baten alde gobernatzen dugula

garbia zuk zer esan nahi duzu euskal gizarteak ez duela kriteriorik

gutxiengo baten alde jokatzen dugu eta gure hauteslegoak ez dauka heldutasunik uste dut errespetu demokratiko pixka bat aplikatzea ondo letorkigukeela guztioi gu ez gara ezker abertzalea

eta nire galdera da eta non dago ezker abertzalea non dago ezker abertzalea ezkutatu egiten duzuela bueno eta ohitura jada ez da ezker abertzalea ezker independista

baina aurreko batean esan nizun nik ez dut esango ez dut esango eh bilduko militante guztiak ezker abertzalekoak direnik baina ezker abertzaleko guztiak eh bildukoak bai

eta nire adina aipatu duzue batek sei urte zituenean

eta eh bildu independiente moduan daudenak nonbait

eta hainbeste hamarkada pasa eta gero herri honetan adinean

baina ia parean gaudenak herri honetan gertatu direnak gertatuta bizitzea eta sufritzea

nik uste dut badela garaia baita ere ezker abertzaleari ez uztea eh bilduren eskaparatean zuritzen bere iraganeko jarduera

oso erraza da herri honetan gertatu direnak gertatuta

ibiltzea herri honetan badaude ardura batzuk zuritu ezin direnak eta argitu behar direnak ze gertatzen zaizue proiektuaren inguruan

herri honetan politikari handi bat arzallusek esplikatzen zuen gure

nazioa eraikitzeko proiektua da ezker abertzalearena garai horretan herri batasuna eta gainontzeko siglak etorri dira gero ondoren eta berak esaten zuen

adibidearekin herriko plazan jarri ehun kiloko harria eta

altxaldiak eman behar zaizkiola eta pnvkoak guk horrekin

guk pisu gehiago altxatzen dugu gurea gutxienez hirurehun kilokoa artean oraindik nik uste dut perurena eta ez zirela iritsi horretara

pisu handigoa guk jarri harria eta hamar altxaldi mila kilo aizu eta beste zerbait bueno kontzertu ekonomikoaz aparte orain hezkuntza eta hizkuntza eta hau eta hau tokatzen da eta berrehun kiloko harri altxa behar da eta tak altxa ez jasoaldi asko baina benga altxa eta altxa

ezker abertzaleak aipatzen zuen harri hura plaza berdinean dago lehen aipatu duzu harria eta herria eta goroldioa eta goroldioz josita dago hirurehun kiloko harria

kolorez pintatua ekologikoa feminismoa

ez altxaldi bat eman lurretik askatzeko gai ez zarete izan nazio eraikuntzan eta hori da arzallusek jartzen zuen metafora eta nik uste dut dela bete betean

estrategia laburbiltzen duena orain arte zergatik jaso jaso ba nik uste dut inaxio perurenak

bost ordutan mila aldiz ehun kilokoa horiek tona asko dira baina

zeneukaten eta orain badirudi zuzentzera zatozela nazio eraikuntzan gizarte eraikuntzan herri honen etorkizuna bermatu ahal izateko

horregatik eta amaitzeko esaten dugunean pertsonak ardatz

hori ez da gaurko inprobisazio bat ez zaigu bururatu uda ostean

hemen badago ibilbide bat ibilbide bat eta ona litzateke aztertzea ganbara honetan izan diren bozketa eta debate guzti horietan ezker abertzalea non egon den

bere intermitentzia haietan guzti horiek gai guzti horiek eztabaidatu eta bozkatu zirenean euskal herriko alderdi komunista iritsi arte

haiek hasi zuten benetan gai sozialetan

ezker abertzaleen izenean haiek izan ziren urte batzuk ere pasa dira horregatik esaten dugunean pertsonak direla ardatz atentzioan eta zaintzan baita ere irteeran pertsonak dira giltza irtetzeko

esaten nuen bakoitzak berea eta guztion artean geurea egin dezagun ez nik uste dut uztarketa horretatik datorkigula

ze nik konbite bat egingo dizuet oposizio

izaten hasteko eraikitzailea

eraikitzailea izateko gai zaretela zergatik eraiki beharrean suntsitzen jarraitzen baldin baduzue harremanak

eta politikoki hemen elkar ezagutzen dugu aspalditik eta badakigu

eta gero zuen norabide aldaketak zer esan nahi duen

edukietaz eztabaidatu eta negoziatu behar dugula nola ez ba

baina edukietaz orain beste tesia baldin bada hau da osasunak eta kapitalak talka egin dute eta hemendik kanpo jorratu behar ditugu politika guztiak eta erabiliko dugu legebiltzarra ba esaten dena cámara de resonancia kaleko

zilegitasun osoz baina erakutsi ezazue benetan baita ere gai zaretela zergatik bestela iritsi gaitezke beste konbentzimendu batera eta da ezker abertzalea ez dela

elkarrizketan oinarritutako jarrera eraikitzailera iritsi

eta hori onartu egin behar da bizi egin behar da nire ustez dinamika zaharrek pisu handiegia dute oraindik zuengan eta aholku bat

guk ere bai izango ditugu izango ditugu baina dinamika zaharrek izugarrizko pisua dute

utzi atzean antzuak diren

ze herriak herriak benetakoak merezi du proiektu politikoa

gaitasuna borondate politikoa lehendakariak azaldutako ezaugarrien eskutik erabakitasuna

horiek dira gure giltzarriak aurrera egiteko nola ba erantzukidetasuna aplikatuz

corresponsabilidad eta lehen aipatu dituzu

hitzak hemen bueno laboa ere aipatu da hemen

lana eginez goaz aurrera kate horretan denok batera gogorki loturik gaude

gizonen eta emakumeen lana jakintza dugu ezagutuz aldatzea

bat izan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz agur bat

aldatuko da ez dakit ze tamainan eskerrak eman guztioi alderdien izenean eta legebiltzar taldearen izenean eta berriei ezagutuko ditugu berriak hala bada baita ere beteranoekin batera gure

eskaintzen dizuegu gaurdanik legebiltzar honetatik eta legegintzaldi osorako eta baita ere gaur aipatu dira hemen zenbat garen eta ez gauden guri gaur parlamentario bat falta zaigu konfinatuta dago

beraz irune berasaluze telebistaz ikusten egongo da hari ere agur bat badakigu botoa izango duzula baina boto falta hori

bitartean zaindu eta bizi pozik eskerrik asko egibar jauna eztabaida amaitu da
hamar minutuko tartetxo bat hartuko dugu gauzak prestatzeko eta